egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu asteko esan

utzi direla gai zerrendako lehenengo puntua galdera norberto

aldaketa klimatikoari eta parisko cop hogeita bat goi bilkurari buruz

zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on
lehendakari jauna egun on guztioi egunotan nazioarteko jarduera bizia europar batzorde barruan eta bertako ingurugiro zuzendaritza nagusian jarduera hori lotuta dago aldaketa klimatikoarekin ondorioak

eta ekimenera bideratutako ekintzak sustatzera beste horrenbeste gertatzen da nazioarteko foroetan horiek nazio batuek

edo erre ge lau ese de bezalako beste talde errefentzialek bideratzen dituztenean

herrialde eta eskualde hori guztia aldaketa klimatikoari buruz pariseko abenduko goi bilera edo cop hogeita bat izango denera bideratuta non kiotoko

guztiagatik honako galdera hau egiten zaizu zein lan egiten dihardu eusko jaurlaritza eremu honetan zure erantzunaren zain geratzen naiz sailburu andrea eta aldez aurretik

presidente andrea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
aldaiturriaga jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka hitza

egiten dute herrialde erregio eta hiriek aktiboki konprometitu daitezen klima aldaketaren aurkako borrokan izan ere fenomeno horrek dudarik gabe

eta horrekin batera planetan bizi garen pertsona guztion egoera sozialean eta ekonomikoan euskadi bi mila bian hasi zen aktiboki konprometitzen klima aldaketaren aurkako borrokan bi mila bi bi mila hogei epealdirako garapen iraunkorreko ingurumeneko euskal estrategiaren bidez non klima aldaketari buruzko bi helburu jaso zituen

eta hustubide gaitasuna handitzea urte horretan bertan ekin zitzaion berotegi efektuko gasen emisioa urtero inbentariatzeko lanari orobat hasi ginen iraunkortasunaren alde lan egiten udalekin eta udalerrien euskal sarearekin

bi mila zortzi bi mila hamabi epealdirako klima aldaketaren aurkako euskal plana eginez amaitu zen nazioarteko konpromisoaren ildotik ondoren

etengabe garatzen ari diren bete ekimen ugari batzuen artean arlo honetan eusko jaurlaritzak egiten duten lanaren helburua da hain zuzen kontzientziatzea estatuek

hiriek koordinaturik jardun ezean klima aldaketak ekar ditzakeen ondorioz gai horren gaineko informazioa zabaltzea eta ondorio horiek prebenitzea gure lanak arlo

irakaskuntza eskoletan udal jarduera sustapen zientifikoa eta teknologikoa sektore produktiboen arteko zabalkundea erakundeen arteko ekintza eta presentzia eta lankidetza nazioarteko foroetan eta zorionez bere fruituak ematen ditu nazioarteko erakundeek gure lanari emandako aitortzak animatzen gaitu bide beretik jarraitzen izan ere dagoeneko herrialde edo erregio erreferentzialtzat

horrela iaz nazio batuek munduko hezkuntzako hogeita bost jardunbide egoki onenetako bat izendatu zuten euskadiko eskola agenda hogeita bat

hoberenen artean hoberena saria landare inbaditzaileak gure estuarioak lehengoratzen egin dugun lanarengatik eta baita europako herritarrek ere saritu egin gaituzte datorren urtean bilbok hartuko du bere baitan

gure enpresek gero eta interes handiagoa dute europako emas ingurumen ziurtagiriak lortzeko nazioarteko erakunde prestigiodunak esaterako group gure herriaren esku utzi dute

urkullu lehendakariaren esku hain zuzen ere hilabete batzuk barru cop hogeita bat konferentzia izango da parisen frantziako hiriburua munduaren eszenatoki bilakatuko da

herrialdeek eta erregioek aukera handia izango baitugu bi helburu hauen aldeko konpromisoa hartzeko

mende honen amaieran planetaren tenperatura bi gradu baino gehiago igotzea saihesteko eta bestetik natura errespetatzen duten produzitzeko modu iraunkorren bidez natura ingurunea lurralde eta paisaia klima

eta gizarteak kontserbatuko direla bermatzeko euskadik harro esan dezake eusko jaurlaritzaren bidez sintonia perfektuan ari dela

erregioekin batera eskerrik asko oregi anderea gai zerrendako bigarren puntua
belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina abiadura handiko trenaren obretako ikuskaritza lanen inguruan

zioan esaten den bezala bederatzi urte igaro dira abiadura handiko trena egiteko lanak hasi zirenetik urte hauetan zehar agerian gelditu da aht

gizartearentzat porrot egin du proiektu honek milioiak xahutzen dituena behar sozialetara bideratutako aurrekontuak murrizten joan diren bitartean

proiektuaren eraikuntza lanek bultzada ekonomiko handia ekarri behar omen zuten baina hori ez da ikusten arazoak bai arazoak ikusi ditugu

beraietako gehienak azpikontraten eskuetan harrapatuta dagokien lan hitzarmena errespetatu gabe

honez gero zazpi hildako eragin dituztenak guzti hau langileen ordezkariek behin baino gehiagotan salatu izan dute inolako erantzunik jaso gabe

ela sindikatuak orain dela urte eta erdi inguruan salaketa bat jarri zuen

lan baldintzen inguruan eta lan ikuskaritzak orain dela gutxi emandako erantzunean ez duela horrelakorik ikusi dio

jaurlaritzak enplegu sailburuak jarraipena eta kontrola egiten ari den horregatik galdetzen dizugu ea zergatik ematen ari den egoera hau ea agindu berezirik dagoen abiadura handiko trenaren obretan lan baldintzen inguruan

eskerrik asko arrondo anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideak egun on euskadiko lan

zehatz mehatz egindakoa eta hainbat galderei egindako erantzunetan argi eta garbi geratu da baita

pasa den urteko ekainaren hiruan legebiltzarrak galdera bat erregistratu zen idatziz erantzundakoa lanetan izandako istripuei eta osalanen ikuskaritza

eskerrik asko toña jauna arrondo andrea zurea da hitza

ikuskari bakoitzak egiten duena zalantzan ipintzen baizik eta irizpideei buruz ari gara hitz egiten lehen aipatu dut adibide bat

lan egin dituztela esaten da baina ez da

ez dagoela hor inolako arazorik eta gero hau horrela izanda nola ez da egongo lan istripurik non daude ezinbestekoak diren klausula sozialak

hitz egiten ari garenean obra publikoaz hitz egiten ari garenean gainera

aipatu izan dugu beste salaketa bat enpresa berdinaren kontra arrazoi berdinagatik ikuskaritzaren jokaera

ikertu egin da eta erantzun ere bai eta konpondu ere bai

eta ez dakigu zergatik jaurlaritza gainera ardura bikoitza du gure ikuspuntutik

eta hor klausulak eta abar zaindu behar direlako eta bestetik baita ere ardura duelako ikuskaritzak egin beharrekoa bermatzearen inguruan

esaten dudan bezala zer gertatzen den aht lanetan zergatik gertatzen den hau zergatik jaurlaritzak ez duen esku hartze aktiboago bat hartzen eta dauden baldintza bidegabekeriak konpontzen nolabait

frogatu dezakezuen moduan ikuskaritza lana oso sakona da eta gainera osalanen lana gehitu behar zaio inork ezikusiarena egiten eta are beste batzuk lan ikuskaritzak agian ezikusiarena beste batzuk

ikusten dena ez delako kritikagarria eskerrik asko eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera
maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

ebaluazio probari euskadin egin beharreko jarraipenari buruz celaá andrea
zurea da hitza mila esker egun on guztioi presidente andrea lehendakari

legebiltzarkideok egun on celaá andrea jaurlaritzak ebaluazio diagnostikoarekiko dituen asmoak oso argi azaltzen dira eragile guztien batera landutako oinarrizko hezkuntzaren dekretu proiektuan kontutan izan behar da heziberri bi mila hogei planaren barruan inoiz baino partehartze prozesu zabalago bat ireki zela eta eragileek hirugarrena mailako ebaluazioari zegokiona ontzat eman zutela horrela dekretuaren

ebaluazio horrek ez du eragin akademikorik izango barrurako froga izango da

eta ereduak kontuan izanda hori guztia dekretuan jasota dago celaá andrea eta orain egin dugun pilotajea irizpide eta eredu

espero sinceramente que así sea eskerrik asko

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina ezker abertzalearen aldetik guardia zibila jazartzeko irainak

barrio jauna zurea da hitza gracias presidenta

dauka hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok
legebiltzarkideok agian arrazoi duzu carmelo barrio jauna

udal berriak osatzen diren egun berean oñatin ere bai horrelako manifestaldi bat deitzea baina

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
pinosolo auziak eusko jaurlaritzarentzat dituen ondorioei buruz maneiro jauna

eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako seigarren puntua galdera cristina ruiz bujedo euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina asociación de diplomáticos extranjeros elkartearen bisitari buruz ruiz andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi efectivamente señora ruiz

cultural y deportivo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa cristina ruiz bujedo
euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina bilbao diseinu hiri sortzaileari buruz ruiz andrea zurea da hitza

ruiz andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andereak dauka hitza

egun on azken hamarkada hauetan zehar aurrerabide nabarmenak egin ditugula esan daiteke bai berrikuntzan baina baita ere arlo

berrikuntza hori bultzatzen duten faktoreak zeintzuk diren eta politika publikoetatik enpresen eta produktuak eta zerbitzu berritzaileak garatzen nola lagundu daitekeen ulertu eta ezartzeko orduan

inork ez du zalantzan jartzen eta eztabaidatzen teknologia eta berrikuntza direla ekonomia hazkunde iraunkor eta on baten oinarriak

euskadin urteotan zehar garatu dugun politika industriala bertan kontsideratuz berrikuntza eta ezagutza

eskerrik asko tapia andrea ruiz andrea zurea da hitza

legebiltzarrak eusko jaurlaritzari energia jasangarritasunari buruzko dekretu bat

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lópez de ocariz

badakizue guztiok jaurlaritzaren aldetik errespetua dugula hemen onartzen den guztiari eta diozun bezala gainera gure industria planean zegoen aurrikuspen hau

eskerrik asko presidente andrea lópez de ocariz anderea euskara esaten den bezala

no son creencias son actuaciones eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak
enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina enplegua langileentzako baldintza duinak izanki sortzeari buruz

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok egun on zuk zeuk oso ondo diozun moduan zure interpelazioan itxaso jauna denok dakigu espainian lortutako

euskadin bakarrik posible litzatekeela confebask patronalak eta euskal sindikatuekin dela

jarrera hain zuzen ere hauteskunde sindikalen sasoia amaitu

bien artean euskadiko ordezkaritza sindikalaren ia ehuneko

honako gobernu hau idatzitako edukiaren kontran zenbait foro bideratzen ari da eta lan harremanez negoziazio kolektiboaz eta elkarrizketa

eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

galdera arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina osalanek prebentzio ordezkarien prestakuntza eteteko

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi egun on sailburuari araba bizkaia eta gipuzkoako enpresen prebentzio ordezkarien prestakuntza

lanbide arteko akordioak sindikatuen eta confebasken arteko akordioak arautzen du akordio horren arabera enpresariak osalanen esku usten du prebentzio arduradunei ezinbestean eskaini behar dien prestakuntzaren kudeaketa bi ataletan banatzen da prestakuntza hori zati bat teorikoa orokorra dena langile guztientzako arauemailea

irakasten dutena eta beste zati bat teknikoa edo lanpostu bakoitzaren ezaugarrien arabera egokitu behar den prestakuntza osalanek akreditatutako edo homologatutako ikas zentroek

maiatzaren hamabostean argitaratu zen bi mila hamabosteko ekitaldirako prebentzio ordezkarien oinarrizko prestakuntza emateko baimena eta subentzioaren deialdia

prebentzio ordezkarien prestakuntza eten zela eta horretarako argudiatu zuen lau

errege lege dekretuaren aurka doan ala ez zalantza zegoela lan osasun arloan prebentzioa da tresnarik egokiena lan gaixotasunak eta lan istripuak ekiditeko horregatik osalanek hartutako erabakia ekarri daitezken ondorioak

izan daitezke langileen osasunerako langileen bizitzarako oro har hori dela eta

hurrengo galdera egiten diogu asmoa du jaurlaritzak prebentzio arduradunen prestakuntza berehala habian jartzeko eskerrik asko zulaika andrea erantzuteko

legebiltzarreko presidentea sailburuak legebiltzarkideok egun on

eta egia osoa ez den beste gauza bat esaten duzu egia da aurtengo enplegurako lanbide heziketa errege dekretuaren onarpenak zalantza handiak sortzen dabezala osalanek urtero egiten daben osasunaren prebentzioan

legalitatearen aldetik denok dakizuen moduan errege dekretu horrek erabakitako terminoetan ez onartzea ekarri zuen hobetu zen

lan arriskuen prebentzioarako lanbide arteko akordioa sinatu zuten lau sindikatuek bezala uste dugu onartezina dela prebentzio arduradunen trebakuntza etetea ezinezkoa delako trebakuntza gabe

trebakuntza gabe ez dago prebentziorik eta prebentziorik gabe lan istripuen kopurua handituko da hori oso larria da

lan gaixotasunak eta lan istripuak ekiditeko gogoratu behar dugu aurten jada hogeita bat langile hil direla lan istripuen ondorioz osalanek trebakuntzaz eteteaz sartutako erabakia

horretarako izan dituen moduak ere salatu nahi ditugu alde batetik erabaki aldebakarrekoa izan da

eta labi gehiengo sindikala ordezkatzen duten bi sindikatuei eta gainera prebentzioa arduradun gehien eskaintzen dien bi sindikatuei

erabakia eta azkenik prestakuntza hori eteteko arrazoia lanbide heziketa sistemak aldatzen duen errege dekretuaren aurkara joan daitekeela arrazoia baldin bada

harritzen gaitu beste behin ere jaurlaritzak

eredua lehenesten duelako hemen herri honetan sindikatuek eta confebasken arteko akordioa bertan behera utziz gure eredua babestu gabe aprobetxatu nahi dut txanda hau sindikatuek aldarrikatzen duten eskaera eta eh bilduk berak duguna enplegu eta gizarte politiketako sailburuari helarazteko eten dituzuen

berehala abian jarri eta osasun eta

egin dezala eskerrik asko zulaika andrea toña jauna zurea da hitza

zulaika anderea osalan erakundea da

hori dela eta bera da lehenengo interesatua enplegu eta gizarte politiketako sailarekin deialdia berriro aktibatzen edozelan ere ziurtatu dezakegu prebentzio arduradunentzat prestakuntza egongo dela lan zentroetan eta

eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina euskadiko kooperatiben legearen berrogeita hamazazpi puntu bost artikulua betetzeari buruz

sarasua andrea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

zure galderari erantzunez egoera hau jasaten daben pertsonen situazioa benetan sentitzen dugu lehenengo

jurídico concertado entre ambos eskerrik asko toña jauna sarasua andrea zurea da hitza

derrigorrez eman behar den informazioa dagoela argi nahikoa eta ulergarria en este borrador

euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina donostia bi mila hamasei europako kultur hiriburutzan

jaurlaritzari dagozkion jarduerei buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

barrio jauna zuk ondo dakizunez donostia bi mila hamaseian

izateko orain arte egin behar izan dugun ibilbidea ez da batere erraza izan azken urteetan patronatuan lau erakunde eta hiru alderdi egon gara ordezkatuta eta horrek une askotan gauzak nabarmen konplikatu ditu hainbat arlotan batzuen eta besteen arteko ezberdintasunak

hori beti da zailtasuna baina zailtasun hori onerako gerta daiteke baldin eta gure arteko diferentziak gainditzeko gai baldin bagara gura arteko desadostasunak negoziatzen baditugu ez da horrela gertatu gure ustez

edo nahastu egin dituzte jarrera ideologiko jakin batzuk bultzatu dira egitasmoari kolore jakin bat eman nahian egitasmoaren konplexutasuna gaitasunik ez da egon eta horrela une zailetan agintekeria agertu da negoziazioaren gainetik alor asko landu gabe geratu dira blokeo ideologikoak medio hala ere eusko jaurlaritzak beti mantendu izan du bere jarrera proiektu estrategiko honen alde hartutako konpromisoa irmoa izan da hasiera hasieratik horregatik uneoro erantzukizunez eta

donostia bi mila hamasei fundazioaren patronatu kide gisa orain zuzendaritza berriak azken boladan proiektuari emandako bultzadarekin eta azken hauteskundeek utziko diguten panorama berriarekin

sozializazio eta komunikazio lanari esker pixkanaka pixkanaka ikus dezakegu herritarrak ilusioa errekuperatzen doazela eta berriz ere inplikatzen hasi direla

ezinbestekoak dira proiektuaren protagonistak herritarrak diren heinean izan ere donostia bi mila hamasei europako hiriburuaren leloa herritarren energia olatuak

europako beste hiri garrantzitsu batzuetan antolatutako edizioetan ez bezala

hiriaren sustapen turistikoa bakarrik egin nahi elkarbizitzaren eta kultur ekintzaren eredu gisa ere agertu nahi du horrela bada gure proiektua kontzertu erakusketa eta adierazpen artistikoen egitarau bat osatzeaz harago doa oso bestelako helburua duelako

herritarren eta kolektiboen arteko loturak ehuntzea gizarte bateratuago

herritarren lidergo aktiboaren bidez eta guk proiektuaren parte garrantzitsua garen erakundeok honetan eredugarri izan behar dugu elkarbizitzarako eta adostasunarekiko gaitasuna erakutsiz lehen esan bezala ziur nago horretarako gai izango garela

era arrakastatsuan bideratuko dugula herritarren ilusioa berpizteko garrantzitsua da beraiek ere proiektuak ezagutzea eta barneratzea

duela hilabete eskas donostia bi mila hamasei europako kultur hiriburuaren egitarauaren aurrerapena aurkeztu zen eta gaur egun herritarrek eskura dute

jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

eta programetan loturak proiektu bateratuak eta erlazioak ezartzen dira kultur sustatzaileen auzokideen elkarte enpresa publiko

gizarte erakunde eta pentsamendu zentroen artean eta nola ez askotariko esparruetako sortzaile eta artisten artean

proiektua berritzailea da horrela edukiak

hiriburua izateko bide luzea eta zaila izan da baina ziur nago emaitzak merezi izango duela

proiektu guztiak bi mila hamaseian garatuko dira jakina baina pertsonen artean sortutako harremanak eta sareak bi mila hamazazpiaz haratago irauteko pentsatu dira denboraleak desagertuko ez badira ere

egindako lanak gure hiriko sarea indartzeko eta sare trinkoago bat osatzeko balio izan badu

eskerrik asko eskerrik asko sailburu

de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

neurriei buruz oyarzabal jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señora consejera

de evaluación de los cursos previstos eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

behin eta berriz esan dugu gobernu hau lomceren aurka dagoela

ministerioaren aurrean ere gure arrazoiak eta helburuak ere

horrela gure esku dauden baliabide guztiak erabili ditugu eta erabiliko ditugu lege honen kalteak ekiditeko gure hezkuntza sistema babesteko eta hobetzeko helburuarekin zentzu horretan zure galderari erantzuteko gauza bakarra esan diezazuket gauza ez da zer egingo dugun

atzerakoiaren eraginetik babesteko hori izan beharko litzateke galdera zure alderdiak espainian inposatzen duenaren esanetara egon beharrean

nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna uriarte andrea zurea da hitza

hamaseigarren puntua galdera maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak